euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak ares jauna zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal taldeen popularraren ordezkariaren sémper jaunak dauka hitza

eskerrik asko sémper jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den

arratsalde on denoi espainiako terrorismoaren biktimen babeserako espainiar legearen berrogeita hamazazpigarrena artikuluan

aurreikusten da baina erkidego honi

hori da gurekiko agertzen den inplikazio bakarra lurralde honetan bere egoitza kokatzea ez dago beste konpromisorik hortik haratago eh bilduk ez du babesten espainiako gobernuarekin hitzartu beharreko biktimen memorial hau pentsatzen dugu espainiar legegile eta gobernuaren ereduarekin diseinatutako ekimena dela

euskal gizartearen lehentasunei erantzun bat ematen are gehiago biktimen kategorizazioa ezartzen ditu biktima guztiek duten eskubide berdintasuna urratzen du etxe honetan eztabaidatu behar dugun lege bidez eratu behar den giza eskubideen memoria eta bizikidetzerako institutuaren irizpideen kontraesanetan doala

horrelako ekimen batekin pentsatzen dugu amildegia zabaltzen ari dela biktimen kolektibo osoarekiko espainiar gizarteak

egitasmo honek pertzepzio bat bestearen menpean

subordinatua menpekotasun harreman batean egia esateko ez daukagu

baina ezagutzen dugun alde horretatik forma aldetik errege patronatu bat eratzearen kontra gaude

izango zelarik sakondu behar ez den arrazoi nabarmenengatik ez zaigu egoki iruditzen barne ministerioaren atal bat bezala agertzea eta ez gaude ados

ez den ekimen honekin hau da espainiar gobernuaren gidaritzapearen menpe eusko jaurlaritzak parte hartu behar duenik

biktimen elkarteak ere inplikatu nahi dira honek kezka ekartzen digu erakunde hauetako batzuk azken egunetan ikusi den hika mikek erakutsi duten moduan beste interes politikotarako lobby

funtzionatzen ari baitira posizio bat pentsatzen dugu memorial honekin indartuko dena kronifikatuko dena hori guztiagatik argiki

alde batetik memoria institutua eta bestetik memoria zentroa ez direla osagarri baizik eta guztiz kontrajarriak liskarrean bi ekimen bi memoria tresna bi memoria argazki erakusten dituztenak bi memoria agendekin lan egingo

lege proposamenari eman zion non iritzi txostenari gobernuak bi

hemen diseinatu behar zena eta espainiar gortetatik ekartzen zen

horrela planteatuta benetan pentsatzen nuen cambalache bat moduan aurkezten zela gobernuak

edo espainiar gobernuarekin kromo trukaketa bat bezala agertzen zena

nire ekimenean eajk ez du zuzenketarik aurkeztuko eta horregatik

bere azalpenak baina ez aurkezteak areagotu egiten dit

sentsazio hori zu nire alde hemen ni zure alde han

que merece este país herri honek memoria egia eta justizia sustatzen duen

instituto bakar bat zentro bakar bat behar du euskal gizartearen

beharrei eta lehentasunei erantzuten diena jardunbide eta zuzendaritza herri honetan duena era demokratikoan zuzenean

hori inpulsatzeko bultzatzeko ez beste ezertarako

eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda iturrate jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi duela hamabost egun eskas luze aritu izan ginen memoriari buruz hitz egiten pleno honetan

aintzakotzat hartu genuenean ez nahiz beraz luzatuko ez asko ez gutxi

eta horregatik baiezkoa baiezko botoa emango genion talde sozialistak aurkeztutako legez besteko proposamenari eta baiezko botoa emango diogu erdibideko zuzenketari ere lehenik proposamenak berak bere lehen puntuan esaten duen bezala madrileko gortetako hogeita bederatzi barra bi mila hamaika legearen

eta agindu horrekin kontsekuente izan nahi dugulako bigarren aurreko legealdian espainiako gobernuak eta eusko jaurlaritzak akordio bat sinatu zutelako

zentzu horretan urkullu lehendakariak aurkeztutako bake eta bizikidetza planaren hirugarren ekimenak proiektu hau beren beregi aipatzen du

konpromisoa hartzen du aurreko eztabaidan esan genuen bezala oroimena zabala eta anitza behar du izan memorialak

asko dira orain arte martxan jarri direnak eta beste asko sortuko dira eta

sortuko da memoriaren institutoa hemen ez dago arzuaga jauna cambalacherik hemen memoria anitza ekimen anitzak daude ez gaude inor baztertzeko apustuan batu nahi dugu ez kendu edo zatitu y para finalizar

eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

y cuanto antes lo hagan mejor eskerrik asko ares jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

sémper jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

zuzenketa honekin proposatu nahi genuena legez besteko proposamen honetan

uste dut argi geratzen dela ez dugu uste honetan inplikatu behar garenik

eh bildu inplikatzen dela hemengo institutu

sortzeko lanetan eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu euskal talde sozialistak

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua

desgaitasunari buruzko lege orokor bat egitearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da llanos andrea zurea da hitza ekimena

llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias

únicamente decir eso gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi aniztasun funtzionaleko pertsonek

bizimodu arruntean onartezina iruditzen zaigu ulergaitza gertatzen zaigu baina horrela da eta horrek kezkatzen gaitu hiri barreneko oztopoak hor daude eremu publikoetan

garraiobide publikoetan komunikazio eta informazio sistemetan lantokietan eta oro har laneko baldintzetan oztopo horiek eragozten dute pertsonen irisgarritasuna eta horrek ere kezkatzen gaitu

kezkatzen gaituzte gure ustez garrantzitsua da aniztasun funtzionaleko pertsona guztien integrazioa lortzea lan merkatu arruntean garrantzitsua da bai indarrean dagoen legealdia betetzea garrantzitsua den era berean

berrogeita hamar langile edo gehiagoko enpresak publikoak zein pribatuak legeak behartuta daudela langile guztien ehuneko bia gutxienik aniztasun funtzionaleko pertsonak izaten sarri askotan ez da betetzen

aniztasun funtzionaleko pertsonek gainerako pertsonen antzera osasun alorreko arreta eta zerbitzuak izateko eskubidea daukate eskubide osoa kasuan kasu pertsona horiek behar dituzten

barne aniztasun funtzionaleko pertsonak bere buruaren jabe dira eta independente eta autonomo bizi ahal izateko

beste edozein herritarren moduan kirolen

eremuetan ere araban bizkaian eta gipuzkoan badago egon araudi nahikorik

legea ez dela betetzen eta ez dela betearazten funtsezkoa da arau bidezko enpleguaren alde lan egitea enplegu horretara benetan iritsi ahal izateko eta aniztasuna funtzionaleko pertsonek sufritzen duten diskriminazioa

gogotsu egingo du lan aniztasun funtzionaleko pertsona guztien bizimodu normalizatua egin dezaten lan horretan lankide aurkituko gaituzte ildo horietan prest gaude

ez dugu ulertzen eskaria jatorrizko legez besteko proposamenean

agertzen den eskaria eh bildu taldeari

zergatik nahi duzue jaurlaritzak espainiako gobernuari eskatzea ezgaitasun gaineko lege orokorra egin dezan denok dakigunean

eta urtea amaitu aurretik aurkeztuko dela ez guk baizik eta ana mato ministroak esan baitzuen joan den astelehenean eh bilduk eskatzen du

aniztasun funtzionaleko pertsonei dagozkien legeak planak eta egitasmo politikoak araban bizkaian eta gipuzkoan

guztiak pertsona horiengan eragiten duten denak egokitzeko garatzeko betetzeko eta betearazteko
eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

eskerrik asko presidente andrea señorías arratsalde on denoi el texto

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza isiltasuna mesedez

sailburu legebiltzarkideok arratsalde on guztioi alderdi popularreko llanos andrearen legez besteko proposamenak harritu egin gintuen

egiten diolako eskakizun zehatza hain zuzen ere desgaituen lege orokor bat egitea zergatik bideratu eskakizuna eusko legebiltzarretik

ez dute talde popularreko euskal ordezkariek beste bide zuzenagorik euren nahia lortzeko

euskal talde popularrak hartu eman estuak baditu madrileko pprekin zergatik hemen aurkeztu horrelako ekimena ze helbururekin beste taldeek hori berbera

llanos andrea beharbada rajoyren gobernuak edo kongresuan gehiengo absolutua duen talde popularrak ez du lege honen beharrizanik ikusten eta eusko legebiltzarra akuilu moduan erabili nahi da madrileko ppk bere jarrera aldatu dezan edo baita izan daiteke legea eginda dagoenez zirriborroa eginda dagoenez orain esango duzue eusko talde popularraren ondorioz onartu egingo dela legea epe horretan abendua baino lehenago gainera sektoreko elkarte esanguratsuak momentu honetan honelako desgaituen lege orokorrik eskatzen eta orokorrean lege ezberdinak bateratzea edota egunerakotzea ez da izaten euren helburua

egin dezala indarrean dauden arau ezberdinak bateratuz eta egunerakotuz onartu dezala legea horrela badagokio euren eskumenen esparruan baina beti ere beste erakundeen eskumenak errespetatuz por eso

baten beharrik ikusten badu egin dezala beti ere gure eskumen propioak errespetatuz eta honela egiten ez badu aurrez aurre aurkituko gaitu eta besterik gabe erdibideko zuzenketara heldu gara eta eh bilduk uste dut ez duela

inportantea lortuko du hemen eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz

llanos andrea maneiro mistoak ez du hitzik hartuko

mahaiburu andrea zure baimenarekin eserlekutik simplemente para

eskerrik asko zuri blanco andrea euskal talde sozialistak bai sarasua andrea

y nada más eskerrik asko sarasua

eztabaida amaituta bozketara pasako gara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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrenda amaituta